osoko bilkurari gai zerrendako laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena transgenikoen inguruan
eztabaida eta behin betiko proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak

arratsalde on guztioi transgenikoen gaia

urte hauetan azkeneko hilabeteetan ordea mugitzen hasi da baina mugimendu hori esan norabide txarrean izan dela

orain arte europak hartu ditu transgenikoen inguruko erabakiak eta europan

onartuak daude ereiteko bi arto transgeniko eta inportaziorako edo berrogeita hemezortzi transgeniko onartuak dira pertsona eta animalien elikadurarako orain europak erabakia esku uztea erabaki du eta jakinda madrilgo gobernuan pp transgenikozale amorratua dela

sartzeko egoera berri honen aurrean araba bizkaia eta gipuzkoa transgenikorik gabeko gune izaten jarraitzea nahi dugu eta

ekimen hau transgenikoen ekoizpenari begiratuz lehenengo eta behin esan datuak betiere puztu egiten direla

inpresioa emateko esan mundu mailan mila hirurehun milioi hektarea inguru landatzen

ehun eta berrogeita hamar milioi direla transgenikoak ehuneko hogeia gutxi gora behera eta

ekoizle handienak ameriketako estatu batuak brasil argentina kanada india eta txina eta monsanto da

negozioaren ehuneko laurogeiaren jabe europan esan

direla transgenikoak eta estatu espainiarrean

europako ehuneko laurogeia estatu espainiarrean landatzen da estatu frantsesean bi urtetan zehar baimendua egon zen arto transgenikoa baina gero berriro debekua jarri zuten hortaz

araba bizkaia eta gipuzkoan bi mila zazpian transgenikorik gabeko gune izendatu zuen jaurlaritzak

ipar euskal herrian ere ez baina nafarroan bai nafarroan

ingurutan transgenikoak ereiten dira transgenikoak dira

genoma aldatzea da izan daiteke beste izaki bizidun baten informazio genetikoa txertatzen zaiolako edo modu zuzen batean genoma bera aldatu egiten zaiolako

landare baten ezaugarri konkretu bat aldatzea onura baten

arrain baten informazio genetikoa txertatu ahal zaio tomate horrek hotzari aurre hobeto egiteko

sojari genoma aldatzea posible da herbizida jakin batekiko

edo arto bati bakterio baten informazio genetikoa txertatu ahal zaio

erresistentzia garatzeko bestalde transgenikoak sustatzen dituztenek

transgenikoen arteko elkarbizitza edo koexistentzia posible dela eta praktikak erakutsi digu hori ez dela horrela poleninazio garaian haizeak eta polena alde batetik bestera eramaten dutelako eta hor polenizazio gurutzatua gertatzen delako

transgenikoak transgenikoa ez dena kutsatu egiten du eta adibide bezala bi arto sail

bata transgenikoa eta handik gertu beste bat ekologikoa polenizazioan transgenikoak ekologikoa kutsatzen du

eta ekologikoak ekologikoa izateari uzten do hortaz ezin da

beraz nekazari ekologikoari galera dakarkio honek hori gertatu da nafarroan eta bai nafarroatik harantza ere aragoi aldean eta izan ere kutsadura hau da

arto ekologiko gutxiago ereitearen arrazoia eta nekazari ekologikoak guztiz desesperatuta daude

berez transgenikoak daramaten jakiek etiketan

transgenikoa daramatela nahiz eta hor badagoen ehuneko zero koma bederatzi bat salbuetsita dagoena baina bestalde animalien elikadurarako pentsu transgenikoa erabili baldin bada gero animali horretatik

ez da jartzen transgenikoa daramanik eta hemengo sektoreari begiratzen

baldin badiogu kenduta abeltzantza ekologikoa eta konbentzionalean

gutxi batzuk gainontzean esan dezakegu erabiltzen den pentsu guztia transgenikoa dela beraz

nahiz eta gero etiketetan ez dugun horrelakorik ikusten

bete gabeko promesak dira ugari promesa bat munduko gosea

transgenikoekin eta ez da horrela arazoa ez da gutxi

elikagaien banaketa guztiz injustua dela eta munduko herritar guztientzat ez dagoela ekoizten dena eskuragarri gainera gosea pasatzen dutenak dira askotan elikagai ekoizleak eta hori bai dela paradoxa

geldiaraziko dutela transgenikoek eta hau ere ez da horrela tokian tokiko hazi barietateen galera dakar

hazi transgeniko berdinak zabaltzen direlako bioanistasunaren kaltetan eta transgenikoen artean ateratzen diren

erresistentzia garatzen hari dira urtetik urtera eta zentzu honetan geroz eta herbizida gehiago bota behar da hortaz lurra geroz eta gehiago kutsatzea dakar horrek

errentagarritasun gehiago hau ere ez da horrela urtero urtero haziak erostera behartuta daude nekazariak izan ere hazi transgenikoak antzuak direlako eta urtetik urtera herbizida gehiago

ekoizpen kostuak geroz eta gorago

herritarrentzako elikagai osasuntsuagoak eskaintzen dituztela transgenikoek

ez da horrela transgenikoekin lotzen dira hainbat osasun arazo minbizia alergia ugalkortasun

eta ez da kasualitatea glisofatoa daraman herbizida osasunaren munduko erakundeak minbizia zor dezaketen

frantziako gobernuak herbizida honen glisofatoa

iragarri izana beraz daukaguna da ez bada munduko gosearekin bukatu behar ez bada klima aldaketa geldituko ez bada nekazarientzat errentagarriagoa ez bada herritarrentzat

nor dago transgenikoen atzean mundu globalizatu eta neoliberal hau oraindik ere

egin nahi dutenak daude elikadura sisteman gaineko kontrol pribatua izan nahi dutenak daude

beraien interes ekonomikoak jartzen dituztenak daude

bezalako korporazioak daude gaixotasunak eta sendagaiak saltzeko prest daudenak eta

barruan negoziaketa ilun horren barruan transgenikoen gaia egotea estatu batuetako korporazioek sartzeko interes handia dutelako eta tiparen gaian eajrekin oso urrun bagaude ere

elkar ulertu dugu eta erdibideko batetara iritsi gara erdibideko batetara iritsi gara araba bizkaia eta gipuzkoan transgenikorik ereiterik nahi transgenikoen inguruko erabakiak beste erabaki asko bezala hemen hartu nahi ditugulako transgenikoen alternatibak ikertzeko lerro berriak irekitzea nahi dugulako

gabeko pentsuak eta transgenikorik gabeko abeltzaintza nahi

eusko label nahi dugulako horregatik egin dugu erdibidekoa eta aurkeztutako zuzenketei aipamena egiteko esan talde popularretik aurkeztutakoa ba bueno transgenikoen bultzatzera datorrela eta hor ez dagoela gerturatze posiblerik eta talde sozialistak aurkeztutako zuzenketa bueno hor erdibidekoan sartzeko zorian egon da baina erabaki hemen transgenikoen inguruko erabakitze eskubidea jasotzea hori ezin izan du talde sozialistak jaso eta

beraz erdibidekoan ez da sartu hauxe da momentuz

eskerrik asko lazarobaster jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andrea zurea da hitza

aporta nada al sector agrícola eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal

emendakina euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari sailburuak legebiltzarkideak

onartu zenetik gobernuen nekazal politika elikagaien kalitatea sustatzea izan da

produktu ekologikoen edo administrazioak babestutako beste marka desberdintzaileen alde

hasiera batean behintzat ez dirudi arrazoizkoa transgenikoen alde egitea izan ere transgenikoek berdindu egiten dituzte produktua

eragozten dute euskadin nekazaritza ezin da kantitatez lehiakorra izan hori gauza jakina da horregatik eta nahiz eta nekazaritza eta euskal ekonomian duen tamaina erlatiboa txikia izan

ondorioz sektore hau guztiaren gainetik mantentzearen aldeko apustua egin behar dugu horretarako kalitatearen alde egin beharra daukagu gure produktuak desberdintzearen alde

allá usted eusko legebiltzarrak adierazia du bere irizpena euskadi transgenikoz libre egon dadin hori horrela

espainiako gobernuari eskatzea horien inguruko eskumena transferitu diezagula eta errespetatu dezala horiekiko dugun erabakitzeko eskubidea jakin badakigu egungo espainiar gobernuaren olatu

baina badakigu baita ere eskaera behin eta berriro aurkeztuta arrazoizkoa izanda eta eskaera duen logika tekniko eta politikoa aintzat harturik

gobernuak entzun eta onartu egin beharko duela nahiz eta badakigun baita ere ia seguru ez dela ppren gobernu bat izango

batetik barietate genetikoak bilatzeko transgenikoak eraginkortasunez ordezkatzea alde edo bestela esanda genetika klasikoa eta transgenia alderatzea bestetik alternatibak sustatzea edo sakontzea

ni transgenikorik gabekoen defendatzaile sutsua naizen bezala eta nik uste maila bereko desberdintasuna ere badaukagula

elkarri diogun errespetuan ere eta zuri entzunda badirudi hemen mundu honetan eguzkiaren azpian ni naizela transgenikoen kontra nagoen inozo bakarra eta

naizela bakarra edo bestela behintzat hollande edo merkel bera ere

direla eta zure alderdia alderdi popularra aznarren garaitik izan da europan transgenikoen liderra europan ekoizten den ehuneko laurogeia estatu espainiarrera ekarri duzue eta

lópez de ocáriz andrea eta jakin nahi nuke monsantok edo bayerrek bihar bertan asmatuko balute

berri bat non eta mahats ale batetik bi ardo bikoitza ateratzen den mahats hori errioxako ardoaren jatorri izendapenean sartzeko prest egongo zinateke

baldin baduzu eta ikerketak mundu mailan ikerketa asko egin dira beti ere korporazio handien itzalpean

hauen atzamarrak urrutira iristen direlako eta bi mila hamairuan bertan mundu osoko hirurehun zientzialarik independentek esan zuten ez dagoela frogatua transgenikoak dituzten elikagaien segurtasuna

erabiltzen direlako askotan korporazioen eragiteko ahalmena urrutira iristen delako eta zientzialari independenteei

datuak ez zaizkie ematen beraien lanpostuak kolokan jartzen dira eta abar eta zentzu honetan estatu batuetan

nahiz eta mundu mailan transgenikoak ekoizten lehena izan bi mila hamalauan iritsi zitzaigun

berrogeita hamazazpi miloi estatubatuarren babesarekin

estatu batuetako gobernu kanpoko erakundeak zientzialariak talde desberdinak intelektualak elikagai ekoizleak eta abar

tiparen bueltan europan transgenikoak sartzear zirela esan ziguten transgenikoek duten

nahi izan digute eta arduradun politikoak honetaz ez jabetzea hau da gu honetaz ez jabetzea gure zeregina era larrian ez betetzea dela diote eta borroka honetan beraien babesa ere

gu jabetzen gara pena da tamalez hemen gauden guztiok ez garela horretaz jabetzen besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko lazarobaster jauna lopez de ocariz anderea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea
euskal sozialistak taldearen ordezkaria fresno andrea zurea da hitza

euzko abertzalea taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

tellería jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu eta eusko abertzaleak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartua geratu da gai zerrendako bosgarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal hezkuntza sistemako ebaluazio diagnostikoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialisten

euskal hezkuntzak ebaluazio diagnostiko sistema finkatu bat du

iskanbilarik sortzen ez duena eta hezkuntza komunitatearen

denon artean frogatu dugulako ikastetxeen eta ikasleen benetako hobekuntzarako oso baliagarria dela jakina denez bi alditan egiten dira ebaluazio diagnostiko horiek

eta bigarren hezkuntzako bigarren mailan orain ordea hezkuntza sailak gauzak aldatu nahi ditu eta hasiera hasieratik

ondo funtzionatzen duena guztiz onartua dena zertarako aldatu denbora

eta zinez esan behar dut sailak oraindik ez duela aldaketarako

bat bera eman zergatik da komenigarriagoa gure ikasle eta ikastetxeentzat ebaluazio diagnostiko hori hirugarren mailan eta ez laugarrenean non daude aldaketa horren alde egiten duten hezkuntza txostenak nork

nork hori hemengoa da ala madrileko ministerioaren burua da hori da hain zuzen ere gurasoak asaldatuta dituena ez dago hezkuntza sailburuaren aurkako balizko konplotik ez saila aldaketaren arrazoirik eman eta susmatzen hasi dira behar bada arrazoiak

azal ditzala arrazoiak argi eta garbi jarrera horren emaitza tamalgarria da ondo zebilen ebaluazio diagnostiko sistema gure hezkuntzaren hobekuntzarako oso baliagarria zena

hezkuntza sailaren erabakiak akordiorako zena istilurako da orain hezkuntza komunitatea ez dago ados

ezta ikastetxetako zuzendarien elkarteak ere horregatik eskatzen diot sailari atzera egin dezala

horregatik eskatzen dizuet legebiltzarkideoi legez besteko proposamen honen alde egin dezazuela señorías

arratsalde on guztioi esan den bezala gaur eztabaidatzen ari den gai honek gure ikuspuntutik

indarrean ez balego araban bizkaian eta araban ez balitz ezarriko

ez ginateke gai honetaz eztabaidatzen egongo

ebaluazioa eta ebaluazio diagnostikoak hezkuntza sistema eta ikaskuntza prozesuak ebaluatzeko tresnak dira eta tresna horiek

sistema bera lomcek ez du hori askotan esan dugu ere zerikusirik gure hezkuntza sistemaren errealitatearekin

dauden beharrei eta are okerragoa dena atzera pauso garrantzitsua suposatzen du gainera dauden beharretatik habiatuta eta adostasunean oinarrituta gure hezkuntza sisteman eraikitzeko oztopo

guk ez dugu madrilen erabakitako legerik nahi guk gure hezkuntza sistema bertatik arautzea interferentziarik gabe egitea

hasita dago ezartzen gure ikastetxeetan hezkuntza sailak aukera paregabea izan du eta oraindik du

aurre egiteko hezkuntza komunitatearen babesa duelako horretarako baina errealitatea gaur egun ez da hori badaude beste herrialde batzuk aipatu da hemen azken hauteskundeen emaitzak medio

hor dago aragoi asturias bainan baita ere dugu

eta espero dugu cristina uriartek egin ditu sailburuak ere egin ditu

orain arte ez duena egin egitea eta beharrezkoak diren pausoak ematea

gelditzeko baina orain arte esan dudan bezala hori ez da errealitate bat beste bide bat aukeratu da eta bide hori

ezartzea suposatzen du eta bide hori heziberri da heziberri hasieratik esan genuen

eta ez lomceri aurre egiteko eta hori ikasturte honetan bertan argi ikusten ari gara eta ari gara ikusten lehen hezkuntzan bereziki hor dago erlijioari ematen zaion trataera hor daude ikasturte amaieran orain bete beharreko aktak lomceren arabera aldatu direnak eta hor daude besteak beste hirugarren mailako

ez zegoena inolako beharrik egiteko eta hala eta guztiz aurrera joan dena hezkuntza saila egitasmo horrekin sailburuak

azken boladan hezkuntza komunitatearekin adostuta dagoela hau dena

adostasunez egindako egitasmoa dela eta beraz hirugarren mailako

eta nik galdetuko nioke berarentzat orduan sailburuarentzat zeintzuk osatzen duten hezkuntza komunitatea zeren nik uste dut publikoki behintzat

izan direla bakarrak bat egiten sailburuarekin beste guztiak planto egin dute

errealitate honetan kontestu honetan kokatzen da

ez da soilik eztabaida teoriko bat non da egokiagoa egitea non da ebaluazio diagnostikoak non pasatu behar dira

ez da eztabaida teoriko pedagogiko soil bat

eta ebaluazio diagnostikoaren eztabaida hor kokatzen dugu eta orain arte adostasun maila handiarekin gero aipatutako ditut

gaur egun arte edo gaur egun oraindik indarrean egon diren laugarren mailako eta dbhko bigarren mailako froga ebaluazio diagnostikoan

egin dira egin diren ebaluazio diagnostikoek froga estandarizatuak

errespetatu izan da hezkuntza munduan adostasun ezaugarri batzuk aipatu dira lehen ere izaera hezigarria eta orientagarria izatea

ondorioz egiten dira ikastetxeetako hobekuntza planak informatiboa familientzako isilpekotasuna ikastetxeen arteko sailkapena egitea eragotzi da

ordezkatzen besteak beste gainera orain arte lehen hezkuntza

antolatuta zegoen eta derrigorrezko bigarren hezkuntza bi zikloetan eta logika guztia zuen laugarren mailan bigarren zikloaren amaieran froga hauek ebaluazio hauek egitea baina heziberrik zer egin du

eta abar baina bai onartu du lomcek arautzen duen gauza bat

lehen zikloa hirugarren mailan amaitzen dela eta hirugarren mailan egiteko

aukera planteatzen du ez du aurrekoan gauza bera esan nizun ez dira bi ziklo dira mailaka ez dago zikloak baina praktikan bi zikloen aukera heziberrin ere erreferentzia bezala ipintzen dena martxan ipintzen da eta gure ikuspuntutik ez dago arrazoi pedagogikorik hori egiteko lomcek esaten duena egiteko eta ez gatoz bat eta horregatik guk sartu genuen zuzenketan lehenik jaurlaritzari eskatzen diogu

baztertu ditzala babes zabala duela horretarako eta posible dela gainera hezkuntza eragileekin batera lan egitea eta adostea eta hezkuntza eragileez eta hau ere gogoratu nahi diot hitz egiten dugunean irakaskuntzako langileen irakasleen ordezkariak sindikatuek ere hor kokatzen ditugula argi esan nahi diot zeren hau sarritan hezkuntza sailari ahaztu egiten zaio irakasleen

bigarrenik orain arteko ebaluazio diagnostikoak mantendu ditzala eskatu nahi dugu jaurlaritzak hezkuntza saila mantendu ditzala egindako ibilbideari jarraipena ematea garrantzitsua da eta ez dago arrazoirik

oraindik gutxiago horrela ez egiteko hala ere uste dugu hobetu daitezkeela gaur egun egiten dena laugarren mailan

ikastetxeetatik egiten diren hausnarketak eta proposamenak jasotzea

balio behar duena horretarako baina badituela bere arriskuak ere bai eta horietako arrisku bat eta gaur egun ikastetxeetan ikusten ari dena eta

denbora gehiegi eramaten duela froga horiek prestatzen ere denbora asko pasatzen dela kasu honetan laugarren mailan froga horiek prestatzen

hori ez dela positiboa denok ezagutzen ditugu azterketak errebalidak daudenean zer egiten den klaseetan eta nola baldintzatzen duen egunerokotasuna eta benetan curriculumaren garapena

hartzeko gai bat dela uste dugu badaude beste proposamen batzuk ere bai ikasleen adina kontutan izanda frogen

ikasle batzuk gaizki pasatzen dutelako horrelako frogen aurrean eta iruditzen zaigu merezi duela ere bueltatxo bat ematea ordenagailuen erabileraren inguruan maila honetan ikasleek ez dute ordenagailurik

ordenagailuaz egiteaz beste zailtasun ipintzen du mahai gainean eta

ikasketa berezi batzuk egitea ordenagailuen erabilpen inguruan eta ez du logika

bada ez du zentzurik adibidez ikasturte honetan egin dena zati bat

irakasleek zuzendu behar da eta kasu askotan ez da ulertu

egin behar zen ez baldin bada dirua aurrezteko ez baldin bada

ez dakit eta beste alde batetik horrelako ebaluazioetan bakarrik instrumentalak deitutakoak ebaluatzen dira eta guk uste dugu ba igual beste batzuk ere sartu behar direla zergatik ez ebaluatu sormena izaera kritikoa adibidez besteak beste horregatik diot ebaluazio diagnostikoak defendatzea edo gaur egunean indarrean dagoena defendatzeak guk planteatzen dugu ere

etengabeko ebaluaketa da azken batean egiten duena funtzionatzea benetan ikastetxe bat

erantzuten diena bakoitzaren ikasketa prozesua ahalbideratzen duena eta iruditzen zaigu hor ebaluazioaz hitz egiterakoan ezinbestekoa dela etengabeko oinarri bezala hartzea gure egunerokotasunean adostu dugu alderdi sozialistarekin hau dena nik hemen aipatutako guztia

adibidez guk nahi genuen sartzea hirugarren mailako frogak baztertu behar zirela baina aipatutakoarekin adostutakoarekin bat egiten dugu zeren azken batean

ez egiteko edo frogak orain arte egin diren mailetan eskerrik asko arrondo andrea

euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

lehendakari sailburu legebiltzarkideok arratsalde on entzundakoak entzunda has nadin oinarrizkoenetik esan beharrik ere ez dago eusko alderdi jeltzalea lomceren kontra dagoela ordezkaritza dugun foru

hortaz kontrakoa esan edo aditzera ematen saiatzen dena ez da egia esaten ari

erabat kontra dago behin eta berriro adierazi eta erakutsi du bere kontrakotasuna han eta hemen alde guztietan baita hezkuntzako batzar sektorialean ere orain baino lehen

erabiliko dituela betiere euskal hezkuntza sistema babestu eta hobetzen jarraitzeko

eztabaida honen oinarrian zer dagoen hasieratik ondo finkatzen ez badugu inolako zentzurik ez duen gurpil batean sartuta egongo gara guztiok eztabaida honek irauten duen bitartean

barne ebaluazioak ebaluazio diagnostikoak eta errebalidak nahasten ari zarete eta ez ezjakintasunagatik

akademikoen kontrola eta normala denez ez gaude ados eta horien kontra gaude guk kontrakotasuna agertu diegu azken ebaluazio edo ebaluazio finalak

arau proiektuei baina hirugarren mailako froga ez da errebalida barne froga bat da ikastetxeek egindakoa eta ikaslearen emaitza akademikoetan eraginik ez duena eta barne froga horretaz gain ebaluazio diagnostiko bat ere egiteko aukera aurreikusten da sistema hobetzeko informazioa jasotzeko

ez dute zerikusirik nik hirugarren mailan egin diren frogetan zentratu nahi dut ustez hori baitzen talde proposatzaileak eztabaidatu nahi zuen gaia

urtetik aurrera egiten da euskal hezkuntza sistemako ikastetxeetan eta hemen dagoen ebaluazio sistemak ezaugarri bereziak ditu beste zenbait lekutan egiten direnekin alderatuta gure ustez

eta hemen egiten diren eta egin behar diren ebaluazioetan aurrerantzean ere mantendu beharrekoak ezaugarri horien artean datuen eta emaitzen konfidentzialtasuna ezinbestekoa da gure taldearentzat heziberri bi mila hogei ez da lomceren aurka egiteko tresna euskal hezkuntza sistema hobetzeko tresna baizik

jaurlaritzak hainbat erabaki eta neurri hartu behar izan ditu gure ikasleak babesteko besteak beste auzitegi konstituzionalaren aurrean helegitea aurkeztea baina lomceren ondorioak saihesten saiatzeko jarduerez gain

besteak beste bere hezkuntza eredua lantzeari ekin zion heziberri bi mila hogei planaren baitan guztiontzat ezaguna da planak hiru egitasmo

horregatik ez dut horretan sakonduko azken hilabeteetan euskadiko hezkuntza administrazioan inoiz egin ez den moduko partehartze prozesua gauzatu da oso aberasgarria izan den prozesua eta une honetan jaurlaritza haur hezkuntzako oinarrizko hezkuntzako eta batxilergoko dekretuak tramitatzen ari da oinarrizko dekretuaren ezaugarririk aipagarrienen artean ikastetxeek

konpetentzien araberako curriculuma eskuratze aldera antolaketak lagundu egin behar du oinarrizko eskumenak eskuratzen eta horregatik sailak zikloen egitura luzatzea

izan dadin dena den oraingo hiru zikloekin jarraitzeko aukera emango zaie ikastetxeei ezin da esan hortaz lehen hezkuntzaren gaur egungo antolaketan hausturarik edo etenik sortuko denik hirugarren mailan egingo den ebaluazioa ikastetxeak berak

barne ebaluazioa izango da arrondo andreak frogaren iraupenaren galdera motaren inguruko kezkak azaldu ditu eta horrexegatik beragatik egin da froga pilotu hau ondo diseinatu eta definitu ahal izateko nolakoa izan beharko lukeen adin horretarako neska eta mutikoentzako froga horrek eta seigarren mailarako proposatzen den ebaluazioa isei iveik

eta dekretu proiektu horietan arautzen diren ebaluazioek diagnostikoa eta hobekuntza dituzte helburu bakar eta horrek ez du zerikusirik

nahi dituen errebalidekin euskadin planteatzen den ebaluazioa guztiz koherentea da hemengo eredu pedagogikoarekin eta ez du lomcerekin zerikusirik

hizketa gai dugun hirugarren mailako frogak helburu bakarra du ikasleen emaitzen hobekuntza eta sistemaren hobekuntza bideratu ahal izatea

ulertezina suertatzen zaigu ustez ebaluazioaren diagnostikoaren ebaluazioa egin beharraren garrantzia aitortzen duen talde batzuek frogari planto egitea proposatzea

eta ulertezina da familiei beraien seme alaben egoeraren inguruko ebaluazio froga ez egiteko eskatzea edo zentzu horretan animoak ematea

euskal autogobernuaren defentsan jardutea eskatzen dugu lomcek eta hura garatzen duten araudiek euskal hezkuntza sisteman izan ditzaketen ondorio negatiboak ahal den guztia minimizatzen jarraitzeko eta bigarrenik ebaluazio diagnostiko frogak egitea

jotzen dugu sistemaren gabeziak identifikatu eta horren ostean emaitzak hobetzeko beharrezkoak diren neurriak hartu edo baliabideak bideratzeko

educativo horiek izan dira eta horiek izango dira aurrerantzean ere euskal hezkuntza sistema hobetzen joateko euzko alderdi jeltzalearen bide erakusleak

eskerrik asko berriozabal anderea erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen

bai sémper jauna nik ere uste dut konfunditu egin duzula eztabaida

kanpo ebaluazioa barne ebaluazioa bai ala ez ez da nire ikuspuntutik behintzat gaur eztabaidatzen ari garena denok bat gatoz ebaluazioa hezkuntza sistemaren oinarri da hobetzeko

bai barneko ebaluazioa bai kanpoko ebaluazioa eztabaida beste bat da eztabaida da

zuek alderdi popularrak bakarrik inposatu duen

gure hezkuntza sisteman izan dezakeen eta dituen ondorioak ekarri ditzakeen ondorio kezkagarriak kalteak

lortutakoa bai ekitatean bai kalitatean eta hainbat gauzetan hankaz gora ipini dezakeela edo asmo hori zegoela behintzat

hezkuntza eta guk defendatzen duguna ezberdinak dira hori ere

argi dago zuk hemen defendatu duzu maila batean eskolen arteko rankignak eskubidea jakiteko zein doan eszelentziatik bikaintasunetik ez dakit nora

ekitateak adibidez duen garrantzia gure hezkuntza sisteman guztiontzako eskolak duen garrantzia eta horrek

oso urruti kokatzen gaitu eta benetan hezkuntza hobekuntzatik ere oso urruti kokatzen gaitu eta beste alde batetik

egia da esan duzu zuek behin eta berriro esan duzue eta baita ere hezkuntza sailak lomceren kontra zaudetela eta ez duzuela konpartitzen

esanda eta egia izanda hori horrela adierazi duzuela egia da ere praktikan

lomcek ezartzen duena aplikatzen ezartzen hasi dela gure hezkuntza sisteman ikasturte honetan beharrezkoa ez zen esparruetan ere bai

benetako arrazoirik arrazoi bakarra dago lomcek ezartzen duelako ez dago arrazoi pedagogikorik ez dago hemen hausnarketa propiorik eginda honen inguruan ez dago adostasunik eragileen artean beraz zergatik eta eragileak aipatzen dituzue eta esaten duzue hau adostasunez eginda dagoela berriro

eta horrela bada nola da posible hainbeste ikastetxeetatik

esatea hirugarren mailako frogak ez zirela egin behar ez dagoelako adostasunik eta zuek ere argudiorik ez duzuelako hirugarren mahaian eta seigarren mahaian egiteko

filosofia ebaluazioen inguruan inportantea da baina nik uste dut lehen esan dudan bezala eztabaida ez dugula zeren ebaluazioaren alde denok gaude

bai eta bereziki etengabeko ebaluazioarekin oinarrizko ebaluazioa egunero eta sistematikoki egiten den ebaluazio horren alde hortik datorrelako benetan aurrerapena hobekuntza eta abar eta behar dugu ere kanpoko ebaluazioa behar ditugu ere ebaluazio diagnostikoak

eta bigarren mailan egiten dira zergatik aldatu behar dira

lomcek ezartzen duelako eta guk esaten dugu ez hori da lehendabiziko puntua lomceri aurre egiteko erreza dena erreza zena eta ez dena egin beraz arazo bat dugu maila horretan eta

bukatzeko nire aldetik bakarrik aipatzea berriro ere guk

sistema eraiki behar dugula gure aldetik horretarako adostasun zabalak lortu behar ditugula parte hartze gardena eta zabala lortu behar dela eta bide hori egin behar dugula baina

ezarpenarekin hastea aurten gure hezkuntza sistema hasi den bezala ez dela sistema egokia

euskal talde popularren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

berriro diot iruditzen zait nahasmenera jolasten

eta denak ez duela balio izan ere ez gaur eztabaida honetan baina eztabaida honen bueltan esan diren gauzen artean kirtenkeria asko eta asko esan da

baten batek bat batean izan ditzakeen okurrentziak kritika merkea egiteko saiakera horretan denetik esan izan da

edo garraioarekin lotuko direla eta arlo horietan ondorio kaltegarriak izan ditzakeela esan duenik ere egon da

noski jarraitzen baldin bada nola ez du gora egingo hezkuntza arloko kezkak

eredua egiten jaurlaritzak bidelagun izan zituen hezkuntza eragileek eta otsailean eginiko batzarretara joan zirenek

eta ebaluazioa ezinbesteko tresna bat da hezkuntza eredu pedagogikoa aurrera eramateko

arrondo andrea hemen eta hemendik kanpo legebiltzar honetan bertan gure taldeak

halakorik egin hemen isilpean ere aritu omen da jaurlaritza azkeneko asteetan

artikuluari hor dago argi eta garbi ustez hain sekretua den hori guztien begi bistan agertzen da hirugarren mailako barne froga hori

beste askok bezala zuek ere izan zenuten zuen ekarpenak egiteko aukera eta eh bilduk ez zuen ezertxo ere esan ebaluazioei buruz ezertxo ere

berriz diogu euzko alderdi jeltzaleak eskarmentu handi du euskal autogobernuaren defentsan

eta lomceri dagokionean ere ez izan zalantzarik guk gure eskumenak babesteko ahalegin guztiak egingo ditugu ordezkaritza dugun erakunde guztietatik baina ez ebaluaziori dagokionez bakarrik lomceko beste kontu askok ere

ebaluazioaz gain horregatik eskura dugun autogobernuaz baliatuz eta gure hezkuntza sistemarako onuragarria izan daitekeela pentsatuz heziberri bi mila hogei plana jarri du habian

euzko alderdi jeltzaleak eta eusko jaurlaritzak pertsonak dituzte helburu ikasleak dituzte helburu horregatik erantzukizunez jarduten jarraituko dugu ikasleen interesen alde eta hezkuntza sistema osoaren alde eta hori dago azken finean gure zuzenketaren muinean uste dugu gure taldearen zuzenketa guztiz onargarria dela lomceren kontra egonik

guztientzat horregatik gure zuzenketaren aldeko botoa eskatzen dizuet besterik ez eskerrik asko

berriozabal andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bilduk sinatu duten erdibideko

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa seigarren puntua erretiratua izan denez gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eliza katolikoak inmatrikulaturiko

lópez de munain jaunak dauka hitza bai arratsalde on gaur
eh bilduk bilkura honetara ekarri duen eztabaida gure iritziz garrantzitsua da bertan ere ematea

ondarea babesteko nafarroako plataformak urte hauetan guztietan egin duen lan handia baita ere eskerrik asko interes publiko eta orokorraren alde lan egin duten pertsona guztiei euren lana oso garrantzitsua izan delako izan ere jakina da arlo honetan ere erakunde publikoek interes orokorraren aurkako

izan ere guztia ez da elizaren errua izan politikoki ere arduradun argiak daude

azterketa historiko zehatza egiten bada agerian geratzen da eliza parrokialak ermitak katedralak eta basilikak herritarrek eraikiak izan direla eta herritarrek urte askoan mantendu dituztela

derrigortzen duenez guztia ordaindu izan du herriak borondatez edo gogoaren kontra

horrela izan da eraikin horren ardura zuten auzokideen artean mantendu dira

ekimen hau aurkeztu zuen hain zuzen nafarroako ondarearen plataformak helarazi zigulako

honetaz hitz egiten zen hau da eliza ondare publikoa inmatrikulatzen ari zela aldiz eaen ez zen aipamenik

lópez de munain jauna euskal sozialista taldearen ordezkaria reyes jauna